eskerrik asko

arratsalde on guztioi lan egun bukaezinak

edota kateatutako enplegu prekarioak soldata ziztrinak lana erregulatzeko espedienteak kaleratze

eskas eta prekarioak askok pentsatutako

edota estatu batuetan kotoia biltzen zuten esklabuen irudia gogorazi nahi dudala baina ez jaun andreak euskal

sistemaren biktima nagusietakoak izaten ari gara

modu sistemakoak gure oinarrizko eskubideak suntsitzen ditu berdintasuna hezkuntza sexualitatea hizkuntza kultura lana

unibertsitaterako sarbidearen garestitze izugarria

sozialen murrizketak buru jabetzari dagozkionak adibidez tamalez ugariak dira adibideak

eh bildun gazteen burujabe izateko lanabesak

eh bilduk proposamen bat egiten dio ganbera honi euskal gazteria plural eta

foro honetan sortuko diren proposamenak aintzat hartzeko horregatik gure iritziz ardura politikoa da batzorde honen eratzearekin bat egitea

gazteriaren arazoei erantzuna eman eta haien azterketa eztabaidarako ponentzia hartzeko baita ere hirugarren plana lantzen eta garatzen jarraitzeko

interes partidistak alde batera utziz eta soilik gazterian pentsatuz

ez al da hori normala bere etorkizunari dagokien erabakien ikusle hutsak direnean desde euskal herria bildu reivindicamos la construcción de un modelo propio

euren politikak egiterakoan alboratuta uzten gaituen klase politikoaz

lapurra eta kriminalari gure dirua bideratu nahi ezta ere zorra ordaintzeko eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta eguerdi on

nik ere aitortzen dut zenbait momentutan zertaz ari garen galdu dudala begi bistatik adi egoten saiatu naizen arren hasi baino lehen galdera bat luzatuko nahiko nioke urrea andreari

zu ez al zara politikoa legebiltzarkidea herritarren ordezkaria zu ez al zara klase politikoa gu klase politikoa bagara zuek ere

eusko alderdi jeltzaleak aspalditik dio neska mutikoak nerabeak eta gazteak eragile aktiboak izan behar direla euskadiren diseinu eraikuntza eta garapenean herri gisa aurrera egin eta

elkarrekin elkarrekin egin eta etorkizuna elkarrekin eraiki behar dugula eusko alderdi jeltzaleak beti esan du pertsona duela ardatz bere jardunean eta abian jartzen dituen egitasmo guztietan

ditu gogoan eta abiapuntuan gure asmoa inoiz ez da izan gazteak babesteko politikak sustatzea

laguntza behar izaten dugu pertsona orok gazte ala ez bizitzako zenbait unetan baina ez adin zehatz bat izateagatik edo gazte izateagatik zailtasun egoera bat bizitzen egoteagatik baizik

egun dituen kezka eta arazoen inguruko gogoeta bat eginda hainbat lan esparru

besteak beste lana etxebizitza osasuna eta bizi aztura osasungarriak mugikortasuna partaidetza hezkuntza aisialdia baloreak nahi beste

kezka horien azpian milaka errealitate eta zailtasun ezberdin

gazte bakoitzari modu desberdinean eragiten diotenak baina guretzat lan esparru izateaz gain erronka ere badira erraztu eta konpondu beharreko egoerak gazteen emantzipazioaz hitz egin da batez ere gaurkoan

lana eta etxebizitza dira une honetan lehentasunezko bi ardatz horiek baitira gazte bat emantzipatu eta bizi proiektu

abian jartzeko edo garatzeko orduan aurkitzen dituen zailtasunik handienak

eta herri erakunde desberdinok prozesu horretako etapa desberdinetan murgildu behar dugu eta horretan saiatzen da eusko alderdi jeltzalea zuzentzen

eta legerik gabe ere makina bat gazte politika publiko jarri dira abian euskal erakundeetan azken hogeita hamar urteetan ikuspuntu integral batetik abiatuta gure ustez herri erakundeek zeresana dute

haurtzaroan nerabezaroan eta gaztaroan bertan eta esaterako umetatik garatu beharrekoak dira autonomia eta ekimena bultzatzea

genero berdintasuna drogen prebentzioa ingurumen jasangarritasuna baita garapen pertsonala ere bizikidetza eta autonomia lortzen lagunduko duten

arloko helburuak lortze aldera ekintzailetasuna ere landu beharreko gaitasuna da komunikazioaren arloko estrategiak

hori da egin beharrekoa dela uste duguna eta egiten saiatzen garena baina beste hainbat kontu ere daitezke erakundeetatik enpleguaren ikuspuntutik gazteen lana eta ekite gaitasuna bultzatzea lehen lan esperientziak bideratuz prestakuntza eta praktiketako egitarau zehatzak landuz lanbide egokitzapeneko

antolatuz talentua sustatuz unibertsitate ikasleen lan esperientziak bideratuz aldundi eta udalekin batera ekintzaletasuna bultzatuz baita etxebizitzaren ikuspegitik ere gazteek eskuratzea errazteko planak abian jarriz edo alokairu kontratuak sustatuz hauek dira guk mahai gainean jartzen ditugun proposamen batzuk

batzuk abian daudenak eta beste batzuk garatu beharrekoak baina

eta horiei buruz hitz egiteko prest dago gure alderdia ez diogulako elkarrizketari biderik itxiko gauza bat bai argi dugu

besteok erakunde desberdinetan jartzen ditugun ekimenek logika bat izan behar dutela koherenteak izan behar dutela euren artean osagarriak eta

zuzenketa batez ere bi arrazoigatik batetik duela hainbat hilabete martxoan hain zuzen ere ekimen bat aurkeztu zuelako gai honen inguruan alderdi sozialistak

oraingoan ez duzue burua gehiegi nekatu eta hitzez hitz testu bera jarri duzue zuzenketa moduan

osoko bilkuraren bateko gai zerrendan aurkitu ez izana ekimen hori eta bestetik gobernu erantzukizunak izan dituen alderdi batek

kontu arduratsua iruditzen erabat ezinezkoa baita eskatzen duena hilabetean hau da abendua baino lehen lege proiektu bat

eta aurreko lege proiektua aipatu duzu eta pasarte batzuk ere irakurri dituzu hitzez hitz baina gogorazi nahi dizut legebiltzar honen gehiengo zabalak

eskaini ditu baina berak ere ondo daki ezinezkoa dela eskatzen duen

iraganeko akatsak errepikatzea ez dela

eta legebiltzar taldeok atzera begiratu eta ikusi beharko genukeela zer egin zen gaizki urrats horiek

urrea andreak esan bezala erdibidekoa sinatu dugu bi elementu nagusiren inguruan batetik gazte plana eta bestetik

eta erdibidekoa oyarzabal jauna testuaren gainekoa da

planteamenduei buruzkoa edo hitzaldiari buruzkoa izan ere ondo dakizu

urrea andreak esandako askorekin gure ustez erdibidekoa onargarria da talde guztientzat irekia da lan esparru zabala eskaintzen duena gogoetarako nahiak zailtasunak kezkak

entzuteko eta iritzi trukaketarako hortaz gure taldea prest dago datozen hilabeteetan ponentzia horretan lan egiteko

erakundeei entzuteko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea

eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea
euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jauna

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza

hemen egon baino lehen azken hogeita hamar urteetan

zuk agian ez dakizun arren gazteriaz hitz egin da helduek gazteriari buruz hitz egin dute eta gazteek eurek gazteriaz hitz egin dute hortaz

duzuen hori eta alderdi sozialistak hilabeteko epean nahi du guk lege proiektua ekartzea bai zenbat

lege proiektura legebiltzarrera ekartzeko aurrikusi zenutena baino urte bat gehiago bi mila bederatzian heldu zineten gobernura

zein partehartze prozesio serio gauzatu zuen jaurlaritzak zein adostasun landu zituen psek lege proiektura hura hona ekarri baino lehen

gaur bertan lege proiektuaren pasarteak irakurri dituzu aitortu duzu hori horrela dela sinetsita zaudelako ni sinetsita nago zuek baino ez zenutela gogoko lege proiektu hura eta legebiltzar honek hala adierazi zizuela izan ere zenbat

zuen proiektu horri hiru osoko zuzenketa zatikako zuzenketei begiratuz gero berrehun eta berrogeita hamaika eta horien artean zuen bazkide zen alderdi popularraren ekarpen oparoa

ordutik hona adostasun zabalik landu ahal da legebiltzar honetan kontu honi dagokionez lege proiektu sendo bat iraunkor bat bideragarri bat adosteko

bai zuk ala uste ahal duzu eta bidezkoa ikusten ahal du

aurreko legealdiko hanka sartzeak legealdi honetan errepikatzea eskatzea jaurlaritzari

baina euzko alderdi jeltzaleak eta eusko jaurlaritzak ez ditu zuek egindako hanka sartzeak eta koherentzia faltak egin eta gu

politikak elkarlanean lantzeko eta adosteko prest gaudela

ez gaude prest lege proiektu hutsak ekarri espektatibak sortu eta ezer ezean geratzeko serio lan egiteko bai baina kea saltzeko ez zeren zuk ondo baino hobeto dakizu

jartzen zuen helburua hau da gazteen emantzipazioa erdiestea ezinezkoa zela erabat ezinezkoa zela

begiratu ezkero horregatik guk berretsi egiten dugu gazte politiken arloan gazteekin eurekin jaurlaritzarekin aldundiekin

premia eta berriro diot urrea andrea egingo dugu gustura egingo dugu lan datozen hilabeteetan asko entzun eta ikasiko dugu erabakiak hartzeko baina ez da lehen aldia izango eskerrik asko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

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zortzi ez bederatzi abstentzioak hamazazpi ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa